eskerrik asko oyarzabal jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den celáa andreak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi oyarzabal jauna euskararen izenean egiten den guztia

eta egoki euskararen inguruko hainbat jardun kritikatzea

eta desegoki hizkuntza politikak balore demokratikoak izan behar ditu oinarri eta ez bortxa eta inposizioa hau da gure hogeita batgarrena txostenean

celaá andrea eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

mahaiburu andrea alderdi popularrak euskararen salbuespena dakarkigu oraingo honetan eta dbhra inkorporatzen diren ikasleak euskararen salbuespena izan dezaten

esaten duzuna eta azken finean proposamen horretan idatzita dagoena gorputzean beldurra sartzera

beldurra beste hezkuntza sistemetatik hona datozen ikasle eta familiengan hala ere harritu egin nau oyarzabal jaunak zure idatzian zure proposamenean bakarrik

ebaluatzea salbuestea planteatzen duzula ez ikastea ez dakit hori barnean dagoen nik zure interbentzioaren ondoren baietz ulertu dut baino

zure lehenengo interbentzioa entzunda isasi balanzategi jaunari gaur goizean erantzun diozuna entzunda motz

gatozen orain gaur zuk hemen tribuna honetan esan duzuna eta

salbuestea hau da planteatzen ari zarena da euskera kasuan salbuestea

zer da gertatzen dena erdara gaztelania bere hezkuntza bezala ez duen ikasle baten kasuan beraz

kasu horretan eta zure argumentazioa entzunda salbuetsi beharko genuke ez zergatik planteatzen duzu bakarrik

planteatzen ari zara bakarrik euskararen salbuespena eta gaztelaniarena zergatik ez zer da gertatzen dena argelino umearengan pentsatuz edo

errusiatik datorrena edo ukraniatik datorrena kasu horietan erdaran ere gaztelaniaren ere

ez baina badakit nik zure buruan hori ez dagoela

más que ez duela

de medir partidu sozialistari erreparatuko natzaio orain ze

beldurra zabaltzea badu zure proposamenak helburu

bera dela baina gaur egungo araudia

baina ez zuen hori bakarrik esaten ez zuen hori bakarrik esaten esaten zuen ere bi ikasturtetan kanpotik etorritakoekin banakako lan planak egingo zirela eta horretarako baliabideak aurrikusi eta garatuko zirela hori ere esaten zuen zure dekretuak celaá andrea

muga kendu eliminatu egin zuen eta beste aukera bat ezarri zuen

ikastearen salbuespena eta hau euskadi eskola kontseiluak argi esan zizun

baina esandakoari ez zenion batere kasurik egin eta

onartzen ez duena eta gatozen orain euzko alderdi

ikusi dut erdibitu duzuen zuzenketa eta hasieran neukan

galdera hauxe zen partidu sozialistatik jaso duen herentzia

zeuek sinatu duzuen erdibidekoa kezkagarria

zergatik hori bai honen aurrean gauza bat gogora ekarri nahi dizut edo gogoratu nahi dizut bai zuri eta baita gobernuari ere

non dago orduko pnva ibarretxek sinatutako dekretuaren kontrako proposamena erdibitu duzue gaur

eta kezkagarria ez bakarrik iraganeko kontuak ahaztu dituzuelako utzi dezagun hor iraganeko kontuak kezkagarria ere etorkizunari begiratuz zeren eta begiratu heziberri bi mila hogei hasierako plangintzan

espero dezagun heziberri bi mila hogei planak bide honetatik ez jarraitzea

eztabaidan gure babesa eskaini genizuen eta eskaini genuen bat gatozelako euskal curriculuma pieza inportantea dela euskal hezkuntza sistema propioa eraikitzeko bidean

eskaintzen jarraitzen dugu eta jarraituko dugu baina ez

eh bildutik proposatzen duguna edo esaten duguna bizpahiru kontutxo bat

hauxe da gehiago gustatzen zaigula bi mila zazpiko dekretua bi mila hamarekoa baino argi eta garbi eta argi duguna ere hauxe da euskara salbuespenak mugatu egin behar direla beste

sistemetatik datozen ikasleentzako muga hori urtebetekoa izan daiteke euskal herrian urtebete baino gutxiago

datozenentzat salbuestea hori ulergarritzat jotzen dugu baina beste guztiei

euskaran ere gaitasun nahikoa lortu dezaten horretarako eta aitaren batean bukatuko dut

ikastetxeko planak eta baliabideak jarri behar dira horixe da gure osoko zuzenketaren zentzua eta zergatia eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburua eta egun on guztioi

jasotzen duenez euskadiko herritar guztiei aitortzen zaie

gaineratzen du horretarako neurri egokiak hartuko direla eta beharrezko baliabideak bideratuko direla eskubide hori

kapitulu zehatza eskaintzen zion euskararen erabilerari zehazki irakaskuntzan kapitulu horretan esaten da unibertsitate hezkuntza hasteraino egiten diren ikasketetan derrigorrezkoa izango dela ikasketok hartzeko guraso

edo hala denean ikasleak berak aukeratu ez duen hizkuntza ofiziala irakastea gehiago ere esaten du oinarrizko

euskal herriko autonomia erkidegotik kanpoan hasita dituzten ikasleek edo bere ohiko bizilekua autonomia erkidegoan ez dutela behar bezala egiaztatzen duten horiek

horretarako finkatuko diren prozedurei dagokionez eta hori izan zen laurogeita hiruko dekretuak garatu zuena

de la evaluación hori guztia kontuan izanik hezkuntza sailburuordeak ikasturte hasiera bakoitzean ebazpena egiten du jarraibide batzuk zehaztuz hainbat kasutan salbuespen hori eman izan da baina horrek ez du esan nahi ebaluaziorik egin ez arren ikastetxeek irakasleek lan

horiekin euskara ikasten joan daitezen lan espezifikoa egiten da ikasle horiekin guztiekin batzuen eta besteen premiak desberdinak

euskara ikasteaz gain gaztelania ere ikasi behar izaten dute eta hori ere irakatsi egiten zaie

hala ere lan zehatz hori gauzatzeaz gain ikastetxeek ikusiko balute ez dela nahikoa izan

ebaluazio salbuespenarekin eska dezakete eta berriro ere aztertu egingo dira ikasle bakoitzaren egoera izan duen aurrerapena eta

kontuan hartzen da ikaslea noiz iritsi den euskal hezkuntza sistemara nondik datorren

eta horretarako bidezkoak diren baliabide guztiak jartzen dira ikaslearen eskura

bat gatoz ikasle guztiek euskara ikasi beharra noski legean jasota dago ados gaude

ikasleen arteko harremanetan euskera ohiko hizkuntza izatearen garrantzia horretan ere bat gatoz eta ikastetxeetan lan egiten da egunero hori lortzea aldera eta gero esaten digu

egin behar direla esan dizudanez irakasleek arreta berezia

ikasle horietako bakoitzari bakoitzaren ezaugarriak ezagututa hortaz deitu banakako plana

kasu guztietan beste kontu bat da eta nahiko desberdina izan ere denboraz kanpo azaldu diguzu zein den zuzenketaren edukia baina zuk egin diozu erreferentzia iraganari

agirrezabala jauna guk uste dugu bat etor daitezkeela erdibideko zuzenketan esaten dena eta zuek diozuen hori osagarriak izan daitezkeela zuek zuzenketan planteatzen dituzuen

osagarriak izan daitezkeela baina koherentziaz ari garenez bi mila zazpian arautu zen gai hau egia da baina bi mila zazpi arte nora begira egon zen agirrezabala jauna

mutur batetik bestera joateko abiada bizian

egin zenuten proposamen bat baina ordurarte makina bat ikasleri

salbuespena urte luzez eta adinagatik esango nuke gure lankide den urrea andreari ere

eman ziola salbuespena hainbat eman zenituzten eta seguruenik kasu bakoitza aztertu eta arduraz egingo zenuten nik ez dut hori zalantzan jartzen baina

zuek egin zenutenetik eta bukaeran egin nahi izan zenuten

aipatu denez erdibideko bat sinatu dugu alderdi sozialistak eta euzko abertzaleak taldeak gure zuzenketak parekoak zirelako eta uste dugu zentzuzkoa dela esaten dena ponderazioz jokatzea eta ikasle bakoitzaren egoera aztertzea salbuespenez emateko

eskerrik asko berriozabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerri asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz euskal taldeen popularraren ordezkariaren

siga avanzando eskerrik asko oyarzabal jauna

eta progresiboa malgua eta neurrikoa izan behar da eta gainera kalitatea zainduko duena eta tokian tokiko

eta gainera irakaskuntzari dagokionez finkatu ziren printzipioak eta euskararen legean izan behar du

irakaskuntza euskaraz nahiz gaztelaniaz izateko eskubide indibiduala

beste hizkuntza ofiziala ere ikasi beharra eta helburu bezala helburu bezala

eskolaldiaren amaieran ikasle guztiek bi hizkuntza ofizialak

celaá andrea eh bildu taldearen ordezkaria agirrezabala jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egia esan ez da argudio berri handirik ikusi

nire lehenengo partehartzean esandako bizpahiru punturi

berriozabal andrea ez dut ulertzen

guk euskal herriak bilduk aurkeztutako proposamenarekin zergatik zuzenean zuzendu zatzaizkizuen partidu sozialistari eta ez guri guri ezta dei bat ere ez diguzu egin baino tira pozten gara guk planteatutakoarekin bat etortzea eta guk planteatutako bi gauza

azkar bat zehatz bat salbueste kontuari eta guk esaten duguna da hain zuzen salbuespenak mugatu egin behar dira bi mila zazpiko dekretuan jartzen duen bezala

baliabideetaz hornituta izan behar dute eta bi baita ere etorkizunari planteamendu bat egiten dugu eta da lehen aipatutako eskola kontseiluko txosten hartan eta makina bat txostenetan euskadiko eskola kontseiluak esan duena eta da

marko batetara joateko horixe da hain zuzen guk planteatzen ari garena

nora begira egon ginen bi mila zazpira arte ba ni dakidana da bi mila seian inkorporatu nintzen nik

bai ikasi genuen eta iruditzen zaigu hori dela biderik egokiena eta errekomendazio bat egin nahi dizut eta errekomendazioa da guk

atzerako bidea egin beharrean hain zuzen bi mila hamareko dekretua

aurreko bidea egin egin dezazuela berriozabal andrea esperientzia horretatik edo eskarmentu horretan oinarrituta

hau atzera ez egiteko aurrera egiteko baino eta oyarzabal jaunak esaten diguna irakurri digu edo lehengo kasu bera esan digu eta nik kasu berari hau da urrea andreak

erreparatuko diot baita ere eta hain zuzen salbuestea edo salbuespena ematea suposatu dio

euskal mundutik edo aparte ibiltzea

gaztelaniaren munduan harremanak izatea bere lan profesionala hemen egin nahi izan duenean

egin ez ahal izatea eta

oso garbi dauka urrea andreak

antzekoa kolonbiana izanik salbuespenak ez liratekeela eman beharko eta beste puntu bat

deigarria egin zaidana da sinesmenetaz

agirrezabala jaunak galdetzen digu non dagoen iraganeko pnv iraganeko pnv

egon den lekuan aldiz zuk handik hara salto egin duzu hortaz ez dut uste koherentziaz hitz egiteko aproposena zu zarenik edo behintzat eusko alderdi jeltzaleari lezioak emateko aproposena zu zarenik

ea eta eusko alderdi jeltzalearen artean diferentziak egon izan direla ez orain bakarrik aurretiaz ere egon dira diferentziak gai zehatzetan honetan eta beste hainbatetan eta zuk ondo baino hobeto dakizu hori

eta alderik handiena badakizu zein den alderik handiena da guk aurrez aurre egiten ditugula proposamenak aurrerabidean noski zuk esan digu atzera ez ez ez guk atzera ez

baina aurrera egiteko erabiliko ez duguna da atzeko ateak eta bidezidorrak zuetako zenbaitek egin nahi duen bezala hortaz

eskerrik asko berriozabal andrea mistoa upydk ez du hitzik hartuko

amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu dugun erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

zuzendari nagusia eta kideak hautatzeko prozedura aldatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena mistoa upyd zurea da hitza maneiro jauna

ba bermatu nahi dugu oraingo sistemak bermatzen hau da profesionaltasuna objektibitatea askatasuna menpekotasunik eza egiatasuna kalitatea inpartzialtasuna

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den urruzuno jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi gure bozka

ez bertan planteatzen diren helburuen kontra gaudelako bertan

profesionalizazioaz pluraltasunaz independentziaz eta uste dut

kontra ados gaude ere legez besteko horrek

egungo administrazio kontseiluak ez dituela bermatzen aipatu diren helburu horiek

eitbko administrazio kontseilua neutrala eta plurala izan behar duenez eta hori oso ondo dago ikusten ez duguna da nolabait upydk planteatzen duen bidea hori gainditzeko

nahikoa denik zentzu horretan esan beharra dago momentu honetan

euskal herria bildu dela talde bakarra bertan parlamentaririk ez duena uste izan dugulako batez ere hori

hemen errepikatzen diren eztabaidetatik pixka bat babestea aislatzea eta eremu hori alderdi politikoen interesetatik pixka bat aldentzea eta momentu honetan euskal herria bildu da bertan ordezkaritza edukitzeko eskubidea izanez

baina zuk ez duzu ez baina zu momentuz

administrazio kontseiluan egoteko aukerarik momentuz

lau ordezkari izateko eskubidea du eta

parlamentariak baino komunikazio arloan sektore horretan adituak diren unibertsitateko jendeari

batez ere hori alderdiek beren diskurtsoak errepikatzeko eta beren zilborrari begira jarraitzeko eremua izateari utzi egin behar diola administrazio kontseiluak

urrutira joan gabe egun hauetan izan dugu halako gertaera tamalgarri bat egun batean zuzendari orokorrak erabaki baten berri ematen duen eta handik bizpahiru egunetara erabakia aldatzen duen

alderdi politikoek hala eskatu diotelako alderdi politiko konkretu batzuek hala eskatu diotelako eta gure galdera hori da

ematen diote eta berriro diot independientea plurala neutrala objetiboa eta abar eta abar eta abar izan behar den

guretzat oso larria izan da gertatu izan dena baina era berean erakusle argia ere bada batzuek ente horretaz egiten duten

lausotu egiten dutelako bakoitzaren mugak non dauden erabat lausotu egiten dutelako non hasi eta non bukatzen diren bakoitzaren zeregin eta funtzioak administrazio kontseiluarenak legebiltzarrarenak alderdi politikoenak eta abar eta abar orduan maneiro jauna uste dugu arazoa sakonagoa dela administrazio kontseiluko kideen hautaketa

konpontzeraino bestekoa baino askoz sakonagoa dela daukagun arazoa orduan hori da daukaguna eta uste dugu eta guk hemendik pixka bat

nahi dugu alderdi politiko ezberdinoi leheniketa behin uste dugu mentalitatea dela bakoitzaren mentalitatea dela aldatu beharrekoa eta zertarako behar dugun telebista irrati publiko bat baina mentalitatea aldi berean

zaila denez euskal herria bilduk gaur hemen proposatzen duena legea aldatzea da lehenik eta behin

legea eguneratzeko beharra ekartzen dugu hona eta bigarrenik ikus entzunezkoen

sorrera da planteatzen duguna katalunian daukagu eredurik gertuenekoa mila bederatziehun eta laurogeita hiruko ikus entzunezkoen

lege bidez berritua izan zena eta ostean ere moldaketa gehiago izan dituena hemen ez hemen

legeari atzekiz gaude gauden egoeran

legearen artikuluetako batek esaten duena eta

oso ondo heltzen dion artikulu bat da horretara jo behar dugula uste dugu herri honetan ere

ikus entzunezkoen euskal kontseilua eratu behar dela uste dugu izaera aholkularia baina baita erabakitzailea ere izango duena programazioaren objetibotasuna eta gardentasuna bermatuko lukeena gizarte erreferente bihurtzeraino euskal gizartearen beharretara egokitutako tresna litzatekeena

irratiak tokikoak barne benetan informazio formazio eta entretenimendu hedabideak izan daitezen zeregin horretan eitbk euskal herriko ikus entzunezko panoraman eragile nagusiena den heinean erantzukizun handia duen arren

ikusten dugu ikus entzunezkoen sistema osoa arautuko duen erakunde publikoa sortzea beraz zezenari adarretatik heldu nahi baldin badiogu uste dugu

abiatu behar den ekimena hortik etorri behar dela eta berriro diot

arazo potolo honek administrazio kontseiluko zein zuzendari orokorra beraren hautaketaren prozedura aldatzea baino askoz zerbait sakonagoa eskatzen duelakoan gaude beraz hortik etorriko da gure ezezkoa

eskerrik asko urruzuno jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerri asko mahaiburu andereak sailburu

eskerrik asko unzalu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jaunak dauka hitza

sailburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on guk iragarri nahi dut jatorrizko proposamenari

arrazoi formalengatik eta sakoneko arrazoiengatik formari dagokionez pentsatzen dugu legez besteko proposamen bat ez dela tresna balioena aproposena halako

aurkezteko edo proposatzeko gure ustetan legez besteko proposamen bat baino

beraien artikulazioan halako testu bat eta planteamendu bat beraz

legez besteko proposamen baten bitartez hainbeste zehaztasun eta sartu daitekeenik batez ere hausnarketarako denbora

hori patxada batean hartu behar da gero edukierari dagokionez

proposatzen den mekanismo ez zaigu iruditzen

eitbko zuzendari nagusia hautatzeko ezta ere eitbko administrazio kontseilua aukeratzeko nosotros estamos

eta atzo horretaz baita ere komentatu genuen eitbko kontrolerako batzordean ikus entzunezko lege bat egitea

ez diogu ezetz esaten eta atzo komentatu genuen bezala eta aitortu genuen bezala azkeneko urteotan behin baino gehiagotan azaldu dugu geure borondatea halako lege bat sustatzeko eta

dena den aldi berean atzo esaten nuen bezala aitortu behar dizut eta aitortu behar dizuet bidean baita ere zalantza asko sortu zitzaizkigula

azkeneko urteotan ez dugu ikus entzunezko lege bat aprobatu bultzatu eta aprobatu zeintzuk dira zalantza horiek alde batetik eta funtsean beharbada koste ekonomikoa momentu honetan denok dakigu murrizketekin ari garela

gastuak kontenitzen ari garela eta halako erakunde bat

ekonomiko bat suposatu zezakeela horrek ez du esan nahi ez dagoela ezer ikus entzunezko esparrua arautzeko baita etika arloan ere ez badaukagu hemen

baina aitortzen dizut iritzi tinko bat ez izanda zalantzak dauzkagula

egunetan asteetan hitz egin dezakegu eta beharbada bidea pixka bat

argiagoa izan nik gero bukatzeko adibidea jarriko dizut

ikus entzunezko kontseilu bat zegoen eta desagertu egin da

eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna
erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

maite iturbe andreari eitbko zuzendari nagusiari galdera bat egin nion gehiago egin nizkion baina bat bereziki

ohikoa izaten ari den legez ez zidan erantzun eta ez erantzute horrek nolabait daukadan kezka edo nuen kezka

areagotu egin zuen ez eta nik egin nion galdera zentzu batean zihoan

berak egun batean erabaki bat hartu eta handik bizpahiru egunetara erabaki horren kontrakoa hartu behar izatea

alderdi politiko batzuek lehen ere esan dut hala eskatu

ea hori bere jardunean eta bere figuraren baitan ea hori

hartu ote duen eta jarduera hori ea beretzat duen postutik ea normaltzat hartzen duen

eta esan bezala ez zidan erantzun eta ez erantzute horrek kezka

eta arazoa hori da daukaguna unzalu jaunak esaten du orain ez dela momentua ikus entzunezko legeaz edo

hori da arazoa da hemen badaukagula ente bat eta baditugula alderdi politiko batzuk ere ente horretaz erabilera

eta nire ustez interesatua egiten dutena eta kontua da hori nola gainditzen dugun zeren era batera edo bestera hemendik orain denok pasatu gara eta denok onartzen dugu ba benetan bai badagoela arazo bat

ere aurkitu beharko ditugu bideak mekanismoak hori gainditzeko nik dudan

hori esan arren batzuek inondik inora ez duzuela egoera hau aldatu nahi orduan berrogeita zortzi ordutan birritan ez dakit hirutan lautan zazpitan izango den

ulertzen ez duguna da alderdi sozialistak adibidez ekimen hori bera ekarri izan du ganbera honetara celaá andreak ekarri izan du oker ez banaiz oscar rodríguezek ekarri izan du oker ez banaiz pnvk ere ekarri izan du oker ez banaiz

arazoaz denok jabetzen baldin bagara eta arazoa

jakitun denok baldin bagara ez duguna ulertzen da ea zergatik ez gauden prest bide horri ekiteko eta arazoa behin betikoz

eskerrik asko urruzuno jauna euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jaunak dauka hitza señor maneiro

eskerrik asko unzalu jauna eta amaitzeko

jaunari lehen komentatu dizudana baina ikus entzunezko legeari dagokionez guk argi daukagu

planteatzen ari garen arazo guzti hauek

ezta ere ikus entzunezko kontseiluak konponduko zutenik

hausnarketa bat da baina hitz egiteko aukera honetaz izango dugu eskerrik asko

jauna eta eztabaida amaituta

pasako gara mistoa upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu lehenik bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai bat

ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita bat

ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa orain osoko bilkura etengo dugu